egun on guztioi egunon guztioi eseri mesedez suen eser lekuetan osoko bilkurari hasiera emango diogu eta

a ver mesedez aurrena jakinarazten dizuet gai zerrendako seigarren puntua laugarren tokian eztabaidatuko dela eta laugarren puntua seigarren tokian gai zerrendako lehenengo puntua ingurumen eta lurralde politikaren

irizpena lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa bi barra bi mila sei legea aldatzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek

eh bildu taldeak hiru zuzenketa gorde dizkio irizpenari bere zuzenketak batera defendatzeko eh taldearen

guztioi honekin hirugarren eztabaida

euskal herria bildutik jarraitzen dugu jakin gabe zein den benetan

lege aldaketa honen atzean dauden

arrazoiak bere garaian eztabaida hona ekarri zenean lehenengo biderrez alderdi sozialistako kideak eta euzko alderdi jeltzaleko kideak esan zuten bereziki edo gehienbat

proposatzen zen lege aldaketa bat zela alegia

urtean lurzoru lege bat onartu zenean zortzi urteko epea eman zen udal guztiek

euren plan generalak egokitzeko eta zortzi urte horiek pasa direnean eta

gehienek ez dutenez euren araudia egokitu

gehiago eman behar zaiela ez dakit non dagoen hor juridikoa hor dagoena da udal batzuek ez dutela legea bete beste batzuek bai

esan behar da baina udal gehienek ez dutela legea bete eta egiten duguna da lege bat aldatu bete ez dutenei euren betebeharrak egin ez dutenei

juridiko bat baizik eta lege bat ez dela bete hori da ikusten duguna eta horregatik pentsatzen dugu

erratuta egongo gara hemen beste arrazoi batzuk daudela ze kasualidadez edo ez eztabaida hau eduki dugun bitartean bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak saldu dute beste proposamen bat lantalde bat eratzeko

aldatzeko eta uste dugu hor dagoela benetako arrazoia ez alderdi sozialistari ezta alderdi popularrari eta ematen du euzko alderdi jeltzaleari ere ez

lurzoruaren legea eta nahi dutena da lege hori aldatzea ziur aski erratuta egongo gara baina badaezpada horregatik sartu genituen zuzenketa batzuk

proposatzen zen lege aldaketa hau fede honez egiten zen ala ez eta guretzako oso logikoak diren zuzenketa batzuk aurkeztu genituen lehenengo eta behin tira zortzi urtetik hamabost

zabaldu behar baldin badugu legea betetzeko epea jarri dezagun

batzuk aldaketa horiek egiteko eta proposatzen genuen lehenengo eta behin gutxienez aldatu behar diren plan orokorrak hamaika urteko epe horretan alegia hiru urteko epean behintzat hasierako onarpena edukitzea hamairu

legea onartu zenetik behintzat behin behineko onarpena

eta era horretan hamabost urteak betetzen direnean

behin betiko plan orokorrak onartuak uste dugu nahiko proposamen logikoa dela benetan ikusteko zein den aldaketa proposamen honen benetako

ez alderdi sozialistari ez alderdi popularrari ezta euzko alderdi jeltzaleari eta ez dakigu zergatik ez jakien

beste alde batetik ere eztabaida eman zenean lehenengo eztabaida eman zenean aipatzen zen udalak

gehienbat arazo ekonomikoengatik ez dutela egiten koste

aldatzea eta hori egia da ez da koste bakarra denboraren aldetik ere kostatzen da

plan bat aldatzea eta gehiengo politiko batzuk behar ditu plan bat aldatzerako orduan baina koste ekonomikoa bai aipatzen zen

hori baldin bada arrazoi bat lege hau aldatzeko jarri dezagun baliabideak hori konpontzeko eta proposatzen genuen azken

non jartzen zen beren beregi jasotzen zen

herrientzako diru partida konkretu bat jaso behar izango zuela

bere aurrekontuetan zazpi mila biztanletik gorakoentzako esaten genuen

foru aldundiak partida bereziak dituztelako baina dirudienez hau ere ez da gustatzen

aldatzeko baina gero ez dogu jartzen baliabideak hori konpontzeko

ea norbaitek azaldu ahal dostan hori zergatik egiten den

zergatik ez diren baliabideak jartzen hori konpontzeko eta azkenik eta bada ezpada ere

hori plan generalak aldatzen diren bitartean eta

interpretazio maltzurrak saihesteko egiturazko antolamenduan eragina izan ahal duten plan orokorren edo arau

edo partzialik ez egitea edo hori behintzat debekatzea aldaketak egiten diren bitartean eta dirudienez hori ere ez da ikusten beraz mantentzen doguz gure zuzenketak

lege hau aldatzeko eta

dogulako benetan fede onez egiten baldin bada eta inseguridade juridikoa saihesteko eta bide batez egiten baldin bada

orokorrak aldatzeko benetan hori baldin bada helburua guk proposatzen ditugun zuzenketak nahiko logikoak dira hori benetan
bete ahal izateko eskerrik asko maeztu jauna

hartzen ez duenez eztabaida bukatuta geratzen da eta bozketan

bototara jartzen dira batera eh bildu taldearen bigarren eta hirugarren zuzenketak artikulu bakarrari gehitzekoak

berrogeita bederatzi ez bat abstentzio ondorioz ez da

botoetara jartzen da irizpenaren artikulu bakarra bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamar bai hogeita bat ez

ondorioz onartuta geratu da jarraian botoetara jartzen da irizpenaren lehen azken xedapena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamar bai hogeita bat ez bat abstentzio ondorioz onartuta geratzen da

laugarren zuzenketa azken xedapen berri bat gehitzeko bozkatu dezakegu

onartu eta botoetara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamar bai hogeita bat ez

legea eta orain explicación de voto edo boto azalpena izango dugu

proposatzen da ez betetze hori esplikatzen duten zergatiak alde batera utzita arduragabetasuna den edo ezgaitasuna den ez da esaten ezta ezgaitasuna izango balitz ezgaitasun hori argituko lituzkeen arrazoiak ez dira esplikatzen

gracias presidenta eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

gogoratzen dizuet explicación de voto dela aldaiturriaga jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldeak ekimen hau babestu du uste duelako modu

arazoa da zaila dela zehaztea zein arau aplikatu ahal zaien

zehazki bere hirigintza planteamendua egokitu ez dutenek

urteko lurzoruaren legera egoera horretan daude

gai zerrendako bigarren puntua epsilon eta hiriko enpresek jasotako laguntza publikoei buruzko ikerketa batzordeak egindako irizpena eztabaida eta behin betiko ebazpena legebiltzarreko aurrekarietan oinarrituta eztabaida taldeen txanda

handira hogei minutukoa eta gero erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

herri kontuen euskal epaitegiaren eredua aldatu behar dugu profesionalizatu behar dugu despolitizatu behar dugu bere helburuak eta bere lanak hobeto egin ditzan esan bezala honi buruzko mozio bat erregistratu genuen eta geroago

gure ustez motz geratzen da eta horregatik

hortik gure zuzenketak eta alegazioak inportanteenak bat gure ustez erantzukizun guztiak ez daude jasota behin betiko txostenean

falta dira ez dira agertzen beraz bakarrik batzuen erantzukizunak agertzen dira bi txosten horretan arduradunen izenak ez dira agertzen eta ez dira agertzen eaj eta alderdi sozialistak

bozkatu zutelako honi dagokionez eajren jarrera uler daiteke baina ulertezina egiten zaigu

bizirik daude eta gero berriro ere bozkatuko

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

ekimenari esker izango da eta ondorio politikoak badaude oposizioan gauden sozialisten ekimenagatik izango da

egun on itzartze honen hasiera erabili nahi dut epsilon hiriko kasuan gertatuko den kronologia bat egiteko horrela

hasi zen ez zen bideragarri finantzeroki eta ekonomikoki ere ez zegoelako

gogorarazi beharra dago araban beste proiektu bat abian jartzen ari zela arakamendiko proiektu garestia arakan automobilaren hiria eraikitzeko proiektua zen hura zehazki espainiako ejertzitoak

horretan miñanon beste kasu bat gertatzen ari zen hain zuzen ere epaitegietara eraman direnean artean inputatu gehien biltzen dituen kasua de miguel auzia

sí los más conocidos afypaidan beste pertsona bat ere zegoen

iñaki antia antia gasteizen zinegotzi izandakoa da alderdi

ez da eszenatokia larregi ezagutu behar izateko espiau argi eta garbi harreman zuzena duela eajrekin iraganean bakarrik ez

decae o debería hacerlo en este país no ezin ditzakegu ahaztu eta ez ditugu ahaztu behar madrilekin egindako hitzarmenak

epsilon eta hirikorentzat diru laguntzak negoziatzen zituen ez bi proiektu horientzako bakarrik baita bakioko txakoligunearentzat ere hori da

sasoira heltzen gara hain zuzen patenteen kasua aipatzeko patente horiek galdu egin dira

utzikeriaren ondorioz aitzitik gutxikeria horren ondorioz izan da onuradunik inoiz existitu ez

horiexek dira gure ondorioak eta aipatu nahiko nuke ikerketa batzordearen garapena lotsagarria izan dela

eta pnvk ez dute inolako asmorik izan

sean escritas eskerrik asko lópez de munain jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi uztailean

eta gaur bilkuran belarri eta buru askoz gehiago dauzkagu ideiak entzuten eta

prest nago nahi duenak entzun eta interpretatzeko ez

ikuspuntu bat baizik eta gertatutako egietan oinarritutako gogoetak eta hori guztiok aurpegira begiratzeko

nahiz eta ziur nago baten batek ez da ausartuko begiratzera

pentsatzen dut nahiko arrazio irudituko zaizkizuela erakusteko abalei buruzko esaldi horrek

egia gezur bilakatu dezakeela gezurra ez hori baino are okerrago

eta belarriak eta begiak ixten dituzte irmotasun gutxiagoz egin zuen ekonomia sustatzeko euskal kontseilua eta zuek akusatzeko

gure zuzenketak partzialak dira estruktura dokumentalaz baliatu nahi dutelako

asmoz egin ditugulako baina ikusitakoa eta entzundakoagatik ez da posible izango ez da posible izango hasiera hasieratik erruduna egotzi delako besterik gabe ez dute utzi denbora igarotzen en fin

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza